zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

bai eskerrik asko presidente andrea erkoreka eta oregi

nire aurretik berba egin duzuen bozeramailok jadanik gaia sakon aztertu duzue

forupekotasunaren kontzeptua jorratu dituzue eta beraz ez daukat asmorik horietan sakontzeko eta labur arituko naiz aipatu da baita era

ekimen honen kopia literala madrilen kongresuan aztertu zela

ekimen honi eta gure taldearen iritzia aldatu ez denez gaurkoan ere ez dugu babestuko upydk babestutako ekimen hau zergatik

arrazoiengatik hasteko eta gaur gauza bera egin duzu maneiro jauna forupekotasuna inbiolabilitatea eta

eta gero forupekotasunaren aurkako argumentazioa eman

azkenean hau ezabatzea eskatzeko ekimenaren justifikazioan

epai bati eta pentsatzen neban ba honez gero zuzenduko zenuela

justu kontrakoa esaten duelako hain zuzen ere forupekotasuna dela erakundeen independentzia bermatzeko tresna

sémper jaunak gogorarazi digun bezala bestalde eta

aipatu duenez ez da kontutan hartzen ekimenean forupekotasun desberdinak daudela alde batetik funtzioaren egikaritzari dagokiona

lotutakoa zifren kontua ere nire aurretik berba egin dutenek aipatu dute ekimenean esaten duzu hamar mila direla horietarik zenbat dira politikariak zenbat erakunde karguak

direla jurisdikzio militarrean epaituak direnean

desberdina den oro forupekoa delako eta esan da ere bai zuzenbide konparatuko azterketa bat egiten dela baina modu interesatuan ematen zaizkigu datuak eta baita ere datuak

aurkezten dizkiguzue zuzenbide konparatuko azterketa horretan gure ustez

egiten baldin badira norberaren posizioak indartzeko arriskutsua

galtzen delako eta arriskutsua baita ere jarrera populista eta demagogikoek ekar dezaketelako politikaren izen ona galtzea eta izen ona nahiko galduta daukagun honetan guri dagokigu izen berreskuratzea baina ez mota honetako diskurtsoekin esatea

ez duela suposatzen erantzukizun penaletik salbuetsita

eta da berezitasun bat forupekoa den pertsona

epaituko dauen epailea ez dela izango tokiko

organo goren bat hori ere bai esanda dago

aurkezten diguzun ekimen honek aurrera egiteko

hainbat aldaketa egitea olabarria jaunak aipatu zituen gisa guztiak hasita konstituziotik

defendatzailearen legea baita ere eta nire ustez okerretako lekuan planteatu egin duzu ze badakizu ez daukagula guk eskumenik

aldaketak bertan bideratzeko edo egiteko eta beno bukatzeko esatea guk

bermea ikusten dogula eta ez pribilegiorik guk pribilegiorik nahi bai ordea herritarrek gugan jarri duten ordezkaritza ahalik eta modurik egokienean betetzeko bermeak
eta besterik ez eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

legebiltzarkideak egun on berriz ere gallastegui andreak galdetu dit ea zergatik ez den posible izan

egiten dugu hain zuzen ere ideia horrekin badagoela behar bat politikarien iritzia eta jarduera politikoa babesteko

hori eta babes hori orokorra balitz hiritar guztientzat eta halaxe izan beharko litzateke dena

dela arraroa egiten zait hain zuzen ere upydk esatea

berak bere jarduerarekin horrelako

gaur egun hiritarrek eskatzen dutenean politikariek izateko gainontzeko hiritarren baldintza berberak hainbat arlotan ez da ulertzen hain zuzen ere upydko parlamentarioek ez babestea bidaiak egiteko orduan tarifa arrunta gertatu izan den bezalaxe aurreko urteetan eta hori jakin badakizu hain zuzen ere sosa wagner jaunak aurka

planteatu zenean tarifa arrunta erabili behar zutela europarlamentariek beraz zertaz ari gara benetan pribilegio guztiak

edo bakarrik ari gara ipintzen ikusmira puntu konkretu batzuetan guk ez dugu uste

izatea jarduera politiko arrunta normalizatua eta zibilizatua egiteko ez dugu uste izan beharko litzatekeenik

gaitz baten ondorio zuzena dela eta gaitz hori da ez dagoela askatasun nahikorik zenbait iritzi zenbait irizpide eta

presupuesto politiko defendatzeko eta hori ez dagoen bitartean aforamentuak eta bide batez erantzuten diot gallastegui andreari

aforamentuak daukana da jarduera politikoa egin ahal izateko babes moduko elementu bat alde horretatik bai uste dugu zoritxarrez beharrezkoa dela oraindik ere baina gure jokaera da salbuespenezko neurri guztiak

bestelako araudiak bestelako

zeinen arabera modu diferentean tratatu egiten diren iritziak jarduerak eta

egite politikoa eta horrek ez luke egon behar eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea
euskal sozialistaken ordezkaria den gallastegui andrea zurea da hitza

eskerrik asko gallastegui anderea sémper jauna hitzartzeko asmorik

bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka bat bai

eh bildu legezbiltzar taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa eta amaitzeko euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamazazpi bai berrogeita hemezortzi abstentzio ondorioz

euskal sozialisten osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena abiadura handiko trenaren obrei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den
matute jaunak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea

ganbara honetan asko izan dira berriak asko eta oso kezkagarriak irregulartasunez beteriko gain kostuak direla eta egon diren atxiloketak edo diru publikoz

geroz eta ageriagoa izaten ari da proiektu honek geroz eta itzal gehiago dituela hori dela eta gaur berriz ere gaia ekarri dugu legebiltzarrera gaurkoan gain kostuetan fokua jarriz euskal autonomi erkidegoan ere gertatzen ari direlako eta uste dugulako ezinbestekoa dela gizarteak jakinaren gainean egotea makroinfraestruktura hau

ari delako eta gai honetan euskadi edo basque country marka ez dago espainia markatik oso urrun hori dela eta

eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

zuzenketa aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

muchas gracias eskerrik asko iturmendi andrea

nuria lópez de gereñu patxi lópez iñaki arriola

muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna aldaiturriaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zurea da hitza

sailburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on denoi

euskadi abiadura handiko trenaren lanen aurkako proposamena hori da bilduk beste behin ere

ekarri diguna oraingo honetan bi eskaera egin ditu batetik adifek euskadin egiteke dituen lan guztiak gelditzea

euskal epaitegiak fiskalizazio txosten bat egitea eusko trenbide sareak esleitutako lanen gain kostuari buruz non enpresa zehatz batek parte

está en nuestro grupo besterik ez eskerrik asko eskerrik asko norberto jauna

erantzuteko txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den matute jaunak dauka hitza

eskerrik asko matute jauna mistoa upyd ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkariak iturmendi andreak ez du hitzik hartu behar aldaiturriaga jaunak bai

aldaiturriaga jauna eztabaida amaituta

jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamalau ez ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bat bai hirurogeita hamalau ez ondorioz osoko zuzenketa ez da onartu puntu hontara iritsita